ekingo diogu berriro ere gai zerrendako seigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak

etxebizitza hutsei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena itxaso jauna zurea da hitza

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den

mila esker eta arratsalde on denoi euskal herria bildu legebiltzar taldeak

diru publikoz egindako etxeak sustapen publikokoak alegia alokairura bideratu behar direla eta honekin esan nahi izan dugu beti eta gaur errepikatu egiten dugu diru publikoa pribatizatzea utzi behar zaiola etxebizitza politikak behar duen aldaketa sakonaren puntu garrantzitsuetako bat hau hartuta hasteko eraikuntza baino dagoen erabilpena

eta ondotik gehiago behar balitz eta diru publikoz eraikiko baldin bada beti ere guzti hori alokairura bideratzea horrela defendatu dugu ez zaizue berria egingo

batzordean etxebizitza legearen eztabaida egiten ari den ponentzian edo plenoetan eta beraz bat egiten dugu talde sozialistak egindako proposamenarekin

zuzenketa horren zergatia eta itxaso jaunak egindako adierazpenei erantzun ere egingo diet

lehen oso hitz laburretan aipatu dudan ikusmolde hori nolabait ere defendatzera zetorren zuzenketa zelako esan dudan moduan lehen puntuarekin bat egiten dugu nola ez

jaurlaritzaren etxe guztiak alokairura bideratu behar direla nola ez dugu

gauza batek bestera garamatza ezin bestean bigarrena alokairuagatik ordaindu beharrezko

bat egiten dugu guztiz bai etxebizitza plan zuzentzailearen eztabaidan talde sozialistak itxaso jaunak hemen esan duen bezala eta euskal herria bilduk aurkeztutako erdibideko ebazpen proposamenarekin bat egiten duelako neurri handi batean eta baita ere

gaia mahai gainean jarri genuenean gure taldeak zentzu horretan egin zuen proposamena lehen aipatu dituzun gerora hainbat ebazpen onartzea ekarri zuen proposamena mahai gainean jarri genuelako baina uste genuen edo behintzat erredakzioa ikusita zuen bigarren puntuaren

nahiz eta aitortzen dudan ez neukala zalantzarik talde sozialistak eta guk bat egiten genuela askotan

posizioetan baino idazketan aurki dezakeenez eta ez naiz talde sozialistaz ari prezisoki uste genuen hori hobeto idaztea komeni zela eta horrek

gure zuzenketa zentzu horretan egiteak nolabait ere ikusita gaiarekin zer gertatzen ari den ebazpenak ebazpen garbi gera zedin erredakzio horretan

errentan kasu guztietan aplikatzea eskatzen genuela koherentzian nolabait ere orain arte egin diren proposamen horiekin eta uste genuelako

eta hemen garbi esaten baldin badugu proposamenaren bitartez hori dela bilatzen duguna hainbat hobe

uste dugu gainera gai hau berriro ere bozketara ekartzea eta berriro ere gehiengo bat erdietsiko balitz horren alde ondo legokeela gauzak argitzen laguntzeko

ez dutela bat egiten gurekin ehuneko hogeita hamareko muga horretan baldin eta muga horren barruan sartzen baldin badira tasa eta komunitate gastu finkoak besterik gabe ehuneko hogeita hamareko mugaz hitz egiten badugu badirudi gauza berberaz hitz egiten ari garela baina gero

gauzak beste era batetara jartzen ditu edo kokatzen ditu hori horrela izan arren matiz hori hor inportantea baldin bada ere gogoan dut justu azken ikasturtea

plenoan hain justu ere sailburuari galdera bat egin zitzaiola gai honen inguruan bazirudiela gehiengoz onartu genuen hori betetzen ari zela horrela esan zela

guztia eta beraz uste dut gauzak argi uzteko garaia eta tenorea badugula

aurretik aburto sailburuaren beraren agerraldia eskatuta daukagulako

hain justu ere parlamentu honek izan plenoan izan batzordean onartzen duena nola aplikatuko duen gobernuak argi eta garbi esan behar zuela bai ala ez gauzei esan behar diela

eta bazirudien gauza bera defendatzen ari ginela eta ez da egia gauza berbera defendatzen ari ginenik eta egoerak berdin jarraitzen duen neurrian kaltetuekin lanean diharduten taldeei ere berriki jaso dugu eskatu dute agerraldi bat beraiek beraz bistan da gehiengoak onartu zuenaren aplikazioa ez dagoela praktikan beraz berriro ere eztabaida mahai gainean egotea niretzat pozteko notizia da gure taldearentzat

mandatua ematen diogun argi eta garbia gobernuari hori argituta esan dezagun zergatik eskatzen genuen eta zergatik eskatzen dugun gaur berriro guk ere ehuneko hogeita hamar horretan aipatutako gastu finko horiek sartzea eta baita ere eta nik ez nuke gutxietsi nahi alderdi sozialistaren

ez bazait ere defendatzen dudalako errentaren eguneratzea urtero egiteak duen garrantzia ere

bi gauzek garrantzi handia dutela uste izateko hasteko esan behar dut guretzat etxebizitzak ez lukeela eskubide modura ulertzen dugun neurrian eta unetik

etxebizitza izan bai baina bizitza duin bat eramango baldin badugu herritarrok ditugun gainerako beharrak asetzeko ere bitartekoak behar ditugula eta beraz

eta hori printzipio inportantea iruditzen zaigu hori abiapuntu hartuta eta egun etxe publiko askotan suertatzen diren muturreko egoerek erakutsi digutenari jarraituz egun modu orokor batean ezarrita dagoen besterik gabe errenta kontuan hartuz ehuneko hogeita hamareko muga honetan ikusten genuen

sailak berak ere aitortzen zuen aplikazioan aurkitzen ziren egoeretan muga horretatik

hainbat maizterrek eta askorentzat horrek etxearen karga eramanezina egiten zuela kopurua bera asko igotzen zelako alegia gertatzen zela alokairua berrehun eta berrogeita hamar hirurehun eurokoa izatea pentsa ze dirutaz ari garen baina gastu horiek beste ehun euro suposatu ahal izatea

gora izan zitekeen azkenean ordaindu beharrekoa eta zalantzan jarri benetan beste behar horiek asetzeko behar zuten diru nahikoa izango zuten ala ez

bere garaian egin zuen nolabaiteko egoera bideratzeko instrukzio bat eta ikusi genuen gaia aztertu genuenean hemen hain justu ere jarraitzen bagenuen bakarrik errentari begiratzen ehuneko hogeita hamar horretan ez genuela egoera gainditzeko benetako soluziorik mahai gainean

bestelako egoerak jartzen zizkigula mahai gainean araudiak ezartzen duenaren arabera litekeena da gainera kontratua

maizterraren egoera ekonomiko hori asko aldatzea eta jasanezina egitea eta orain noa beste puntu horretara nire ustez ere inportantea dena errenta oso altua baldin bada nik egokitzeko modurik ez badaukat eta gainera eguneratze hori egiten baldin bazait

askotan bi urtera bost urtera pentsa nire egoera prekario horretan

egoera itogarria guztiz eramanezina egin bitartean beraz

eta benetan apustua egiten bada benetan behar dugu etxe gehiago alokairuan

eta benetan alternatiba bat izatea eta ez alokairua ere ordainezina izatea

gaur egun ezta alokairuak ere ezta alokairu sozialak ere

nola edo hala neurri ezberdinekin ekidin beharrekoa eta uste dugu hain justu ere egoera hauek bideratzeko bitartekoak izan daitezkeela mugak

egin behar diren edo behintzat mugak urterokoan ezartzea hori izango litzateke modu bakarra pentsatzeko alokairuaren aldeko apustua sinesgarria dela zeren eta zuk datu batzuk aipatu dituzu aurrekontuen eztabaidan beste batzuk aterako dira

ez da zuzentzaileak diona ez portzentajeak alokairura berak esaten duena betetzekotan presupuestoa argitu beharko digu akaso aburto jaunak argipenak emango dizkigu datorren astean baina argibide asko eman beharko dizkit benetan zenbakietan ikusteko

intentzioetan jasotzen den hori guretzat horretarako benetako apustu hori benetakoa izateko beharrezkoa da etxe hutsak erabilgarri jartzea

hau berriro ere azpimarratu nahi nuke eta inportantea da neurri horiek martxan jartzea bai kaleratzeak egon ez daitezen baina baita ere lehengo astean ere bota nuen ideia hori hemen

baita ere kaleratzerik ez egonda ere egon daitekeelako hainbat familia ordainketa hori lehenesten duena baita jatearen aurretik ere eta

ez kaleratuta ere gure pobrezia mailak eta asko handitzen ari direlako beraz

nahi nuke gehiengoak horren inguruan bilduko balira orain denbora agortu zait baina gero

eskerrik asko beitialarrangoitia andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den aldaiturriaga jauna zurea da hitza

lehendakari sailburu jauna legebiltzarkideok arratsalde on guztioi

besterik ez eskerrik asko aldaiturriaga jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeetara pasatuz

y por eso votaremos a favor de ella gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andrea zurea da hitza

erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den itxaso jaunak dauka hitza

beitialarrangoitia andrea zurea da hitza bai mila esker

uste dut motzena ere ez naizela baina badirudi zerbait galdu egin dudala ganbara honetan nagoenetik

badirudi denok defendatzen dugula diru publikoz sustatutako etxe guztiak alokairuzkoak izan behar dutela edo antzeko zerbait eta etxebizitzaren legearen bilera bat ere ez dut galdu eta hori proposatu duen bakarra nire taldea izan da

eta ez da horrelako zuzenketarik onartu beraz ez dakit zerbait galdu dudan

niri ere deigarria egin zitzaidana ez litzateke lagundu behar diru publikoz etxe baten erosketa

etxe publiko guztiak ez baldin badira sustapen publikoko etxe guztiak alokairura bideratzen

berdin zait atzeratutako ordainketa den berdin zait

alokairua den azkenean saltzen bukatuko da eta esaldi hori ulertzekotan sakonean dagoena nik horrela besterik ez dut ulertzen

eta oso kritikoa naiz orain arte egin denarekin baina gehiago kezkatzen nau etorkizunean egin nahi denak

politikoki zuzena dena esateak hemen alokairuaren aldeko apustua dagoela baina gero hori neurrietan ez antzematea hemen datu asko eman dira aurrekontuekin eztabaidatuko ditugu lehen esan dudan bezala

urrats praktikoak ikusi egin behar dira eta oraindik salmentak pisu gehiegi dauka baita diru publikoari dagokionez ere eta beraz hori

eta aldaiturriaga jaunak paradigma aldaketa aipatzen zuen bueno paradigma aldaketa eusko alderdi jeltzaleak egin dituen zuzenketarekin etxebizitza legeari eta egiten ari garen eztabaidarekin nik ez dut ikusten egia esan

aldeko neurri benetan eraginkorrak proposatzen ditugunon kontrako jarrera bat dago beste ikusmolde bat dago errespetagarria baina beste ikusmolde bat dago eta nik uste dut

momentu honetan zer uste duen defenditu behar duela eta hemen aipatu dira bi kontu nik aipatu nahi nituzkeenak bata da eskaria aipatzen dela

apustua gaur egun eskatzaile gehiago direlako krisiarengatik ez

ez da diru publikoa pribatizatu behar eta hemendik hamar urtera ere bageunde egoera batean non jendeak eskatzen duen eskatzen duena jarraituko dugu pentsatzen

eramango gaitu baina horrek eraman behar gintuzke pentsatzera orduan ere ez dela diru publikoa pribatizatu behar beraz ez dugu uste soilik eskari kontua denik

eskaria ere egiten den ofertaren arabera moldatzen dela

ez hautu filosofiko propioagatik baizik eta egoerak horretara behartuta nolabait ere salmenta eta alokairuak ze pisu zeukaten ez zer suposatzen zuten bide bat edo beste aukeratzeak

zenbatek apustu egingo ote zuen bere bizitzan erosteagatik ordez alokairuagatik benetan alokairua ez balio suposatu kreditu batek adina pagatu behar izatea adibidez beraz

oso erlatiboa izan daiteke eta politikek eskaria bera erantzun behar duten neurrian bideratu ere egin dezakete moldatu ere egin dezakete

eta hori eta aipatu den esaldi hori betetzekotan gure ustez sustapen publikokoa pribatuan

baina gutxienez diru publikoz egingo den oro izan dadila publikoa eta gero aipatu da beste kontu bat gastu finkoen kontua nik uste dut ez proposatzaileak eta ez orain arte hori defendatu dugunok

bere kontsumoari dagokion gasturik ordaindu behar eta ez duenik kontsumo arduratsu baten nolabaiteko kontzientzia izan behar ez esaten ari garena da gaur egun lehen aipatu dudan ehun eurokoa barkatuko nauzue baina nik etxebizitza libre batean bizi naiz eta nik baino komunitate gastu fijo gehiago dituzte

eta nik ere garajea daukat badauzkat gastu batzuk eta gaur egun ematen ari dira egoera batzuk kopuru horiek oso altuak direnak

hitz egin dugu ez bariableetaz eta ez kontsumoetaz eta beraz egon gaitezke ados edo ez

edo kontzeptu hori sartu behar den edo ez ez gara esaten ari gastu hori kendu behar zaienik baizik eta

gainditu behar eta irudipena daukat ematen ditugun datuekin

eta bi ez gara esaten ari kontsumoak ez direnik maizterraren bizkar izan behar beste gauza asko daude komunitate gastuak zergatik diren hain altuak zergatik behartzen ditugun

eztabaida askoz luzeagoa legoke beste momenturen batean egingo duguna

ikusita gauza bera defendatzen ari garela ikusita gehiengo batek eta pozten nau bai talde popularrak bai upydk babestuko dutelako hastapeneko proposamena gure zuzenketa erretiratzen dugu eta talde sozialistaren

eskerrik asko beitialarrangoitia andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aldaiturriaga jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea señor itxaso usted tiene

maneiro jauna ez du hitzik hartu behar euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea eztabaida amaituta

ondo ulertu badut aldatzea bertan behera uzten duzue bale

euskal sozialistak taldearen legezbesteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

jatorrizko testua onartuta geratu da gai zerrendako zazpigarren puntua

giza baliabideak eta baliabide materialak ziurtatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda oyarzabal jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko oyarzabal jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den agirrezabala jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko mahaiburu anderea

lehenengo puntua

baliabide gehiago izango dituztela ikastetxeak hori lehenengo puntuan eta nik uste dut hemen zuk errekonozitu behar duzula aitortu behar duzuna hemen pnvk bere sinadura edukitzea inportantea dela

eta aurrekontuetan bi mila hamalauko bi mila hamabostekoarekin konparatuz

y es que efectivamente en base orain arte ditugun ikerketak eta ikusi besterik ez dago hain zuzen azkeneko ikerketak ebaluazio diagnosiak direla eta eta ebaluazio internazionala dela eta bertan zer esaten den eta isec indikadorea oso da inportantea

baxua duten ikastetxeekin hor helburu batzuk kontenplatu behar dira baliabide batzuk jarri behar dira eta ghettizazioa

saihestu egin behar da horixe da hain zuzen guk bigarren puntuan planteatzen duguna

gardentasunaz eta transparentziaz hitz egiten dugu hemen guk jaurlaritzari

pnvk ere nire ustez hau sinatu izana

eskatzen dioguna da bi mila hamalau bi mila hamabosterako egin behar duen plan integrala hona ekarri dezala

konprometitu egiten duelako gobernua babesten duen taldea konprometitu egiten duelako eta hor konpromiso batzuk

azaltzen direlako esaten dizut eta lehen arrizabalaga andreari ere esan diot

aurrekontuak aztertuko ditugu datorren astean datorren astelehenean aurrekontuak direla eta kontzertatuetan

ez dugu aztertubaina kontzertatuetan jaitsiera bat dago bai primariako ikastetxeetan eta baita ere sekundariako ikastetxeetan sailburuari galdetu diogu nola lotzen den

zuekin batera sinatu dugun erdibidekoa non esaten duen argi eta garbi baliabide gehiago jarriko ditugula hain zuzen ikasle etorkinen edo etorri berriei laguntzak emateko eta murrizketa hori beraz

gu desde luego adi egongo gara horrekin eta jarraipena egingo diogu eta bukatze aldera nik uste dut hemen etorkina

asko eduki behar direla kontutan ez ditut errepikatuko hain zuzen arrondo andreak ekainaren hogeita zazpiko plenoan esandakoak baina bai guk gauza inportante bat aldarrikatu aldarrikatzen duguna eta da edo aldarrikatzen diogula jaurlaritzari

hona ekarri dezala plan bat plan integral bat neurriekin orain dela urte batzuk bi mila sei bi mila zazpian egin zen bezala non

aurrikusten ziren baliabideak non aurrikusten ziren jarraipen mekanismoak eta non aurrikusten ziren baita ere hura martxan jarri ondoren zein emaitzak eman emango zituen horrelako zerbait horrelako zerbait ez horixe da guk hain zuzen guk sailari

eta hirugarren puntuaren formulazioaren helburua horixe da hain zuzen hona etorri dadila saila hori esplikatzea eta han orduan

bildu bezala gure proposamenak egin egingo ditugu eta oraingoz besterik ez eskerrik asko eskerrik asko agirrezabala jauna mistoa upyd zurea da hitza

oso ondo maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arrizabalaga andreak dauka hitza

eskerrik asko mahai buru andrea lehendakari jauna legebiltzar kideok arratsalde on denoi

berbetan ikasle etorkin asko dituzten ikastetxeei giza baliabideak eta baliabide materialak ziurtatzeari buruz berbetan gabiltza beste behin ere

honetaz eztabaidatu bait genuelako erdibidekoa sinatu genuen eh bildu taldearekin eta ganbara osoaren babesa izan zuen orduan

ikasketetarako zailtasunak dituzten ikasle portzentai altuak dituzten ikastetxeetan

kulturartekotasuna eta hizkuntza sendotzea lantzeko proiektuak bermatzeko neurriak har ditzala jaurlaritzak baliabideak ziurtatuz getizazioa saihestuz eta horretan ibili da hezkuntza saila ordutik hona bi mila hamairu bi mila hamalau kurtsoan sare publikoan

jardun hauetan proiektu berriak garatzen hirurogeita lau zentroetan banatuta hirurehun eta hogeita bi irakasle lehen hezkuntzan eta berrogeita zortzi bigarren hezkuntzan gai honetan jarduten ari dira administrazioak eta ikastetxeak proiektuak

eta itunpeko sarean itunpeko sarean ere bai gauzak egiten baitira oyarzabal jauna bi mila hamairuko urriaren hogeita biko ordenaren bitartez emandako diru laguntzarekin behar izana izan duten zentro guztietan jardun ahal izan da beraz ez dakit erantzuten badizudan agirrezabala jauna baina espero da aurten ere

diru kontuetan problemarik izan ez izatea eta behar izan guzti horiei heltzea eta horrela ez bada

como concertada beraz gaurkoan sinatutako erdibideko berri

ekainaren hogeita zazpian hartutako konpromiso hori betetzen jarraitzea sendotzea eta jaurlaritzak arazo hau ekiditeko burutzekoplanak eta proiektuak bere osotasunean garatzea

agirrezabala jaunak esan duen bezala ezar ditzala beharrezko mekanismoak isec baxuko ikastetxeek aldaketa metodologikoak antolakuntzakoak eta abar finkatzen dituztela bermatzeko horrela

arrakasta ziurtatuz eta getizazioa saihestuz eta era berean hauek garatzeko kurtso honetan ekimenak zeintzuk izango diren aurkeztea eta azaltzea hezkuntza batzordean horregatik koherentziagatik sinatzen dugu erdibideko berri hau

planak eta proiektuak bere osotasunean garatzeko denbora behar baitute oyarzabal jauna tamalez gaurkoan ere ez dugu zure sinadura gure erdibidekoan ikusiko eta ez dugu ulertzen zergatik laguntza hobekuntza eta bultzada eman behar zaie ikastetxe horiei premia jakinak baitituzte ikasle etorkinen edo desabantaila sozial eta ekonomikoa bizi diren ikasleen ehuneko handia duen heinean eta beraz eskura jarri behar zaizkie baliabide guztiak egoera horri aurre egin

arrazoia bada itunpeko zentroen aldeko neurri konkretuak hartu beharko liratekeela datu batzuk emango dizkizut eta ez ditut agirrezabala jaunak esandakoak errepikatu nahi beraz murriztu egingo ditut une honetan gutxi gora behera hamabost mila ikasle atzerritar daude euskadiko sisteman eta horietatik hamar mila hezkuntza

daude hortaz ahalegin horren bi heren pasatxo hezkuntza publikoak egiten du modu horretara neurtuz gero aintzat hartu baita ere

laurogeita bi a ere hezkuntza publikoak duela bere ardurapean horretarako behar dira

eta hori ez duzue sinatu behar beno

guztiek behar dute barne egon eta publikoek bereziki

eskatzea sinatzea ez bada ere talde popularra
besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea

erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den oyarzabal jaunak dauka

nik uste dut azken finean hemen parte hartu dugunak ados gaudela zer den lortu nahi duguna hau da bat baliabide gehiago jarri behar direla

hamar ikastetxe hauetan bai baina horretaz aparte baita ere besteetan ere

bigarren kuestioa hitz egiten ari gara hainbat ikastetxeetaz zuk hamar aipatu dituzu baina badaude azkeneko azterketan

dela eta azaltzen diren beste ikastetxe batzuk orduan horiek bere globaltasunean hartu behar dira eta ezaugarriak zeintzuk diren

hau da ezberdina da hain zuzen kolonbiatik etortzen den ume bat edo errumaniatik edo beste toki batetik etortzen dena orduan hor daude hizkuntza kontuak

kultura kontuak ze tokitan bizi diren

beraz elementu horiek guztiak kontutan hartuta ikusi beharko duguna da edo guk planteatzen duguna da ez dakit plana deitu

guk plana deitzen diogu plan integral bat deitzen diogu

lehen ere bi mila zazpikoa egon zen bezala baina horrek ez du esan nahi hain zuzen eguneratu behar ez denik eta hirugarren kontua

guk mantendu egiten ditugu hain zuzen

eusko alderdi jeltzalearekin sinatu dugun erdibidekoa ekainekoa izan zelako eta hain zuzen ere beste puntu bat ere inkorporatu delako eta bakarrik esan dezakeguna da lehen esandakoa gobernuari jarraipenari egingo diogula eta aurrekontuetan

eskerrik asko agirrezabala jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arrizabalaga andrea zurea da hitza

arrizabalaga andrea eta amaitzeko euskal sozialistak taldearen ordezkaria den celaá andreak dauka hitza sí

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita sei bai berrogeita sei ez ondorioz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

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita bi bai hamar abstentzio ondorioz erdibideko zuzenketa